gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna eh bildu taldearen

gaur hemen aurkezten zaiguna paperaren gainean informazio eskakizun

eta ez besterik martxoaren batean prieto jauna berak ere egindako interpelazioaren ondorioz ez baitzuen espero zuen erantzuna jaso

daukagun mozioa jaurlaritzak otsailerako egin omen zituen zerga berrien bilketaren aurrikuspenei buruzko informazioa

martxoaren batean nolabait hemen komentatu zuena jada

gertatuta hori da gaur egungo gure gizartean dauden aurrikuspenetako bat besterik ez jakina denez urriko finantzen euskal kontseiluan egiten da hurrengo urteko zerga bilketaren aurrikuspena aurrikuspen

instituzio guztiek jaurlaritzak aldundiek eta udalek badakite gutxi gorabehera zenbat jasoko duten eta horrekin datu horrekin egiten dituzte euren aurrekontuak normalean ere abenduan onartzen dira hainbat

neurri tributarioak eta adibidez bi mila hamaikaren bukaeran ondasunaren gaineko zergaren

aldaketa horiek zerga bilketan eragina izaten dute

inoiz inoiz ez da otsaileko finantzen euskal kontseiluan

gainera normalean otsailean aurrekontuak egoten dira instituzio gehienetan eta

zenbait erakundeek euren aurrekontuak urriko zerga bilketa

onartuak zituztela beste batzuk oraindik egiteke eta beste batzuk

estatuak zerga berri batzuk onartuak zituela horiekiko

plazaratu zituela eta azkenik finantzen euskal kontseiluak bi mila hamabiko likidazioei oniritzia

besterik ez eta zein informazioa dugu guzti honen inguruan ba jose luis bilbao jaunak bizkaian balantzen

eguneraketari dagokiola ehun eta berrogeita hamar milioi euro bilduko dituela esaten duela baina estatuan montoro jaunak kontzeptu beragatik hirurehun milioi biltzea espero du hau da jose luis bilbaoren hitzetan

estatuan bildu daitekeen erdia bizkaiak berak bildu dezake

ezin dugu ahaztu balantzeen azken eguneraketa mila bederatziehun eta laurogeita hamaseian egin izan zela eta dohainik izan zen

eta beraz hainbat teknikoen ustez ez dago jakiterik zeintzuk egingo dituzten eta zeintzuk ez eta ez dago estimazio ziurrik

zerga berriei buruz zer dakigu ba lehenik eta behin

zerga berriak oraindik itundu gabe daude indarrean dagoen ekonomia itunaren bigarren xedapen gehigarriko bigarren zenbakian ezartzen denez estatuak zergei buruz duen antolamendu juridikoan

eta berrikuntza horrek ekonomia itunari eragingo balio itundu egin beharko lirateke aldaketa horren ondorioz sortutako zergak eta itun hau gaur ez dago egina beraz

zeintzuk izango dira konexio puntuak benetan galdera gehiegi daude erantzunaren zain eta orain bai orain datuei dagokiola datuak

euro gutxiago bildu ziren itunduko zergen bidez eta bi mila hamabian

hau da desbideraketa handia egon da

dagokiola kontutan izan behar dugu desbideraketa hauek dituzten eraginak eta

udalen gainean dituenak hauek dirua itzuli behar izaten diotelako dagokien aldundiari eta udal askok duten

honek ez die mesederik egiten eta azkenik datuak jarraituz akordatuta dagoen bi mila hamairuko itundutako bilketa aurrekontuei buruz bakarrik pare bat datu bi mila hamabian

bizkaiak ehuneko bi koma hogeita hamalaukoa eta arabak ehuneko laua

bi mila hamabian behingoz likidatuari dagokiola gipuzkoan ehuneko lau koma hogeita hamazazpiko igoera bizkaian ehuneko hiru koma berrogeita zortzia eta araban

hauek dira mahai gainean dauden datuak itundutako zergei buruz eta datu hauetan islatzen da

zerga politikari dagokiola egin duen esfortzua zerga bilketa hobetzeko eajk aurkeztutako zuzenketari buruz

egin behar batzuk ditu eta hori horrela da eta eskatzen dena da jada

egitea besterik ez eskerrik asko pinedo andrea erantzunen txandan

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

pinedo andrea aipatu izan duzu gure zuzenketak diola egin beharrekoa prozedura aipatzen duela zuzenketa tekniko bat dela eta hori horrela da nahiz eta prozedura denez zuon aldeko botoa

ulertezina izango litzateke zuok urrian egindako

egindako bileran finkatuta aurrekontu honek izango dituen sarrerak otsailean egindakoan eskatuz ez daitezela birkalkulatu eta

zer den egingo dena ba ulertezina izango litzateke

zuok aldeko botoa ez ematea gure zuzenketari dagokionez eta prietok

zuen proposamenaren testuaren kontra bozkatuko dugu eta beste legebiltzar taldeei gure proposamenaren

eskerrik asko gorospe andrea mistoa upyd taldeak ez du hitzik hartuko

damborenea jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza pinedo anderea zurea da hitza

pinedo anderea amaitu da eztabaida

prieto san vicente jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hamasei

mozioaren testua ez da onartzen jarraian euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

abstentzioak hogeita hamabi ondorioz zuzenketa onartuta geratzen da

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

lehendakari jauna sailburua legebiltzarkide andre jaunak egun on sofritzen dugun krisia finantza erakundeetan sortu zen

mundu osoan krisirik larriena ekarri zutenak

hausnarketarik gabe globalizazioaren eta bikaintasunaren garaietatik austeritatearen paradigmara igaro dugu orain krisiaren eraginez gizartearen ongizatea kolokan dago

suntsitu dira egunero ikusten ditugu albistegietan krisiaren ondorio latzak familien eta pertsonen sufrimendua ikustean

lasai gera daiteke krisia sorburua eta erantzuleak dauzka erantzuleak nonbait aurkitzekotan

bilatu beharko genituzke finantza erakundeak dira sistema kapitalistaren oinarritarikoa finantza erakundeak dira

ezaugarri itsusienak mozkinak pertsonen gainetik

dirua eta boterea bat egiten dute banketxeetan nonbait horrela izan behar duela esaten digute baina ezin onar dezakegu

pertsonen behar izanen gainetik jartzea ez

ez jaunak zaila da ulertzea nola den posible

euro finantza erakunde pribatuei ematea eta aldi berean ehunka familiak kale gorrian uztea bizi arteko zorrarekin ezin

alabaina zori gaixtoko finantza erakundeak dira krisitik ateratzeko giltzarriak hori da bizi dugun kontraesana lehen dirua kontrol barik mailegatzen zutelako eta orain aitzitik sosik mailegatzen ez dutelako

askoren ekarpenekin eta askoren lanari esker kutxen izaera soziala kutxen kontrol soziala

gure finantza erakundeen ikur nagusiak eskola anbulatorioa eta kutxaren bulegoak dira gure

pasaiako oiko osagaiak eta aldi berean gizarte solidarioaren eta

eraikinak herrialde bakoitzak izan du bere kutxa bakoitzak bere ezaugarri propioekin baina urte luzeetan

laurak etorri ziren ditsosozko globalizazio garaiak eta indarrak biltzeko premia sentitu genuen finantza erakundeen eremuan ere urteak joan urteak etorri ez genuen asmatu bateratze prozesua garaiz eta

interes alderdikoiak alde batetik eta euskal herriaren aurkako politika zitalak bestetik

autokritikarako garai hauetan

eta zergatik atzeratu zen horrenbeste kutxen bat egite hori zenbat urte

egoki baterako gatoz proposamen harira finantza erakundea indartsua izatea funtsezkoa da herriren garapen ekonomikorako eta sozialerako

ekonomiaren garapenerako eta erabaki estrategikoak bertan hartu ahal izateko giltzarria da publikoko finantza erakundea indartsua izatea badakigu jakin nafarroako aurrezki kutxarekin gertatu dena bai badakigu foru komunitateko agintariak izan direla

desagertzearen erantzuleak baina hori ez da bakarrik izan gestio txarraren ondorioa batez ere nafarroaren kontrako erabaki politikoaren emaitza izan da

desegitea horra or politikakeriaren adibide hurbila

defendatzea baino alderdien interes ilunak nahiago

kontua da onerako edo txarrerako finantza erakundeak politika egiteko lanabes garrantzitsuak direla nafarroan ikusi dugu eta bertan bertan ere ikusi du kutxabanken sorrera eta eraketa adibidez

eta hori ez da ona herriaren perspektiba eta ikuspegi estrategikoa lehenetsi behar ditugu interes alderdikoien gainetik

eta interesak izan behar dira kutxabanken xede eta iparra hori da hain zuzen ere kutxabank bereizten duena gainerako finantza erakunde pribatuetatik hori da behinik behin kutxabank banketxe pribatuetatik

behar lukeena kutxabank euskal herriko finantza erakunde publikorik garrantzitsuena da bat gatoz guztiok

hori ere bada ez bakarrik bere egoera

hori ere bada batez ere bere sorrera eta funtzioengatik kutxabanken izaera publikoa azpimarratu nahi dugu kutxak dira gure finantza sistemaren oinarriak beraz gure ekonomia egituraren zutabe nagusia kutxak badira oro bat gaur egungo krisi ekonomikoari aurre egiteko tresna politiko garrantzitsuenetakoa ekonomia eragileentzako finantza baliabideen bermea direlako eta batez ere

daukatelako herritarren aurrezkiak eta ondareak zaindu behar dituztelako herritarren

izan beharko lirateke gutxienik kutxabanken aktiborik preziatuenak badakigu krisi egoeran ekonomia uzkurtu egin dela

muga jartzea dela kutxabank arlo horretan erabakigarria da bere estrategiak berebiziko garrantzia izango du

kutxabanken bilakabideak aurrerantzean herri honek jarraituko duen bidea ere adieraziko du bi

herri garatua izaten jarraitzeko urratsak egin edo industriaren gainbeheraren amildegitik erori interes partikularretatik kateaturik

bertako ehun produktiboarekin irabaz dezala sinesgarritasuna eta konfiantza herritarrekin kutxabank

ateratzeko estrategikoa herri honen burujabetasuna lortzeko

horregatik ekartzen dugu proposamen hau legebiltzar honetara herriaren interesekoa delako berriro esango dugu finantza erakunderen tamainak bere garrantzia badu agian baina funtsezkoena une honetan gure enpresei laguntza eta babesa ematea maileguak irekitzea eta mailegu politikoa iraunkorra aldarrikatzea kutxabanki irmoki eskatzen diogu gure herriarekiko atxikimendua lehenestea eta gure errealitate ekonomikoari eta sozialari

bertako finantza erakundea da banketxea baino euskal kutxa da eta izenak izana islatu behar du

gizartearentzat kaltegarriak direnean kutxabank ezin bihur daiteke entitate espekulatzailea espekulatzeari utzi behar dio enpresa txikia eta ertainekin eta behargin autonomoekin estuago engaiatu behar da kutxabank

kutxabanken izaera soziala aipatu dugu kutxen gizarte ekintza da hain justu

osagai bereizgarria ekonomialariaren hizkeran lehiakortasunerako abantaila bereizgarria kontsidera daiteke

euskarria gure hizkuntza eta kulturen

aldi berean kutxabankeko agintariek jakin dezaten gizarte ekimena dela kutxabank bera ezaugarritzen duena herriarena egiten duena alegia kezkatuta gaude jaun andreok kutxabankek kutxen jatorrizko xedea

gaur bertan ikusi dugu bertako zerbitzua baino madrilekoak aukeratu

kutxabankek hobeak dira akaso gaur bertan ikusi dugu zerbitzu informatikoetan murrizketak ezarri dituela hori ez da bidea

horregatik hori zuzentzeko aurkezten dugu legez besteko proposamen hau kutxek oro har

berrogeia ehuneko berrogeita hamara bitartekoa hartzen dute merkatuaren

kutxei dagokie eragin handia da gure egitura instituzionalean zutabe sendoak kutxabank eraginkorra eta sendoa nahi dugu jakina

behar beharrezkoa da gure industriak gure lehen sektoreak eta batez ere gure herritarrek sostengatzen dute kutxabank euren jarduera aurrezki eta ekarpenekin

herritarren aurrezki gordailua izatetik harago herritarren finantza erakundea izan behar du parte hartzeari irekia

gure herrialdeekin konprometitua gure instituzioekin uztartua eta eraginkorra hurrenkera horretan
gurekin bat etorriko zaretelakoan eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza gorospe andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on berriro

egun on sailburu bi mila zazpian

kutxen eraberriketa nazioartean krisi finantziarioak egitearen ondorioz eta horren ondorengo krisi ekonomikoaren eztandaren ondorioz kutxen eraberriketa prozesu hau bi mila bederatzitik dator ekainaren hogeita seiko

aurrezki kutxen sektorea eraberritzeko oinarri legalak ezarri ziren prozesu honetan gertatutako

zera da aurrezki kutxen marko juridikoaren erreforma

errege lege dekretuak onetsitakoa dekretu horren ondorioz

banku baten bitartez egin dezakete bere jarduera banku bezala aritzeari esker kapital merkatuetan

indartu egin ditzakete euren errekurtso propioak kalitate onekoak eta euren gobernantzan hobekuntzak

daude errege dekretu honek esandakoaren pean

bakarrik jardun dezakete eta bezero minoristekin

lan egin hau da partikularrekin bakarrik eta ez

sozietate anonimoekin bi mila hamabiko urtarrilaren batean kutxabankek bere jarduera hasi zuen

euskadiko autonomia erkidegoko hiru kutxek bbk k

eta vitalek bat egiteko prozesua gauzatu ondoren aipatutako hiru horiek kutxabankera aldatu zuten haien finantza negozioa eta dira banketxe berriaren akziodun bakarrak gaur eguneko krisialdi ekonomiko finantzarioaren ondorioz

urtean hasi egin ziren finantza sistema osoan kreditu inbertsioen berankortasun kopuruak eta

gordailu erakundeetan ere berdin gertatu zen erkidegoko

kaudimena multzoarena eta bakoitzarena legez izan behar dutenaren gutxienekotik gora dago era berean estatuko banku sistemaren gordailu erakundeen kaudimen koefizientearen gainetik dago onbideratzea edo saneamendu orokorraren estrategia honen

egin dira europar batasuneko banku sektorearen erresistentzia probak eta emaitzak ezagunak dira guztiontzat

kutxabanken egoera ez da beste banku batzuen egoeraren parekoa banku bilakatu diren kutxetatik

estres probak bi mila hamabian horien artean kutxabank rankingeko lehen erakunde finantzarioa da horixe dio

txostenak kutxabank da espainiako finantza sisteman kaudimen handiena duen erakundea

bere emaitzekin zero taldea delakoan sartu dute alegia

behar izango ez duten erakundeen taldean sartu zuten bere momentuan eta ez bakarrik hori egoera hipotetiko txar baten aurrean eta hau euskaldun guztiontzat oso garrantzitsua da kaudimen ranking handiena duela dio txosten horrek

eta kutxabank ondo kudeatuta egon dira eta inork ez du edo ez luke zalantzan jartzen estatuko

eta eraginkorrenak direla pasaden martxoaren batean kutxabankek bere lehenengo kontuak aurkeztu zituen

eta jardunaldian hainbat datu eman zituzten zuetariko gehienok edo honetan gaur

dituzuen edo ezagutuko dituzue bere emaitzaren jaitsiera ehuneko hirurogeita bostean

laurogeita lau koma sei milioira pasatuz

exijitutako zenbateko irmoengatik bostehun eta laurogeita bost milioi

auditoriaren ondoren izandako kalifikazio onak

eta noski enpresei kredituak emateko gai izango denaren segurtasuna zeren eta kalifikazio on barik ez dago dirurik inori

inori ematerik kredituak eman ahal izateko

eta beste edozein finantza erakundek arrakasta izan behar du bere jardunean

den hau aurreko artikulu hau

beste bat bi mila hamairuko otsailaren hemeretzikoa el plan de crédito a pymes

y laboral ipar kutxa beste artikulu

bere lana eta iharduna zein izan den eta beste hau

hemen agerian geratu denez euskadiko errealitate sozioekonomikoa eta bere produkzio eredua inongo zalantzarik gabe

laguntza finantzario eta sozialaren bitartez gizarteari eta bere garapen iraunkorrari balioa eranstea

bere gizarte ardura korporatiborako kodeak bestalde nahiz eta emaitzak urriagoak izan diren

bi mila hamairuan dibidendu gehigarri bat emateko zenbateko berekoa zalantzak dituzue kutxabanken lurraldearekiko atxikimenduari buruz eta guk

zalantza horren zergatia ulertzen ez dakigu zertan oinarrituta dituzuen zalantzok eta harritzen gaitu beste entitate finantziero batzuk zorroztasun maila berean ez epaitzea esate baterako

aipatzen zen euskadiko beste finantza erakunde bat eta hor beste jarrera bat izan zenduen eta guk hori ontzat ematen dugu baina ez dugu ulertzen zergatik batzuentzat printzipio batzuk jarraitzen dituzuen

zergatik hain zorrotz epaitzen duzuen kutxabanken lurraldearekiko atxikimendua

esan dugun moduan guztiz agerian baina baita beste finantza erakundeak eta agenteak inplikatu behar dira lurraldearekiko

eta egin ere hori egingo dute hori da guk espero duguna el pnv no quiere un

presidente anderea laster bukatuko dut eskerrik asko

lehentasunezko misio dira euzko alderdi jeltzalearentzat eta hortaz gure legebiltzar taldearentzat are gehiago

albiste txarrak egunero entzuten ditugunean beharrezkoa da hazkunde eta ilusio kolektiborako dinamika

dinamika fidagarri bat solbentea zorroztasunez arduraz zuhurtziaz eta lurraldearekiko

pertsonekiko konpromezuz bakarrik lortu daitekeena

euskadiren ekonomiarentzat funtsezkoa izan da eta da

egun bizi dugun egoera ekonomikoa dela eta beharrezkoa da

erkidegoan diharduten erakunde finantziario guztiak inplikatzea

alde krisiaren irteerari berreskurapen ekonomiko eta industrialari ekinez

segundo bi euskal eredu produktiboa bultzatuz

eragile eta erakundeekin positiboki lan eginez benetako ekonomiarentzat babesa izanez sinestu dezagun
hau ez da fede kontu bat datuak babesten dute izan behar dugun gorospe andrea eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

y el grupo nacionalistas vascos gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

presidente anderea damborenea

legea pertsonen ongizaterako izan behar du eta ez

europatik eskatu behar izan diote eta lege horren kariaz

hil egin da ezin liteke legea pertsonen gainetik egon zertarako gaude bestela politikariok ez bada

legeak aldatzeko eta legeen hutsuneak betetzen saiatzeko aitzaki merkea iruditzen zait

agian zuen formazio politikoetatik ulertzen dut baina

kutxabanken eztabaida honetan iruditzen zaigu interes herriaren mailako interesak eta pertsonaren mailako interesak gainetik jarri behar dugula

eta zipreko kasua hor daukagu eztabaidatu egiten denean hemen estatuan hainbat kasu

izan batez ere atzeraezineko kalteak ekartzen dituelako gorospe

pribatu lehengoan eztabaidaren haria zergatik jarrera desberdina

gure entitate finantza erakunde inportanteena da publiko inportanteena

erantzukizunak ditugulako prieto jauna

interbentzio politikoetan hemen araubide orokorretan gure deialdian lehenengoa da puntu orokorrak zehaztu egingo ditugu interes ezkutuak ba nola da posible mila miloi euro

aurrezki kutxak sortu ziren bere garaian herri xehea

izaera sozial eta publikoa kutxen sorreratik bertatik

aurrerapen soziala oso inportantea izan zen finantzen kudeaketarako eta tokian tokiko garapenerako oso erakunde inportanteak izan dira eta dira beraz legebiltzar honetan ezin badezakegu eztabaidatu kutxabank baina

hasieran pentsatzen nuen abstentziorako joera baino horrelako orokorkeria eta ikusirik ba kutxabank

behar dugulako zuk aipatutako erreferentzia guztia prentsa eta

erantzukizuna badu da eskatzea aldarrikatzea eta jakinaraztea eta kutxabanken esplikatu

aipatu izan du gaur agertu da berrian kutxabank madrileko

alde eta kasu honetan kutxen alde gaude tokian tokikoa eta gure herriaren garapenerako agian ez dugu sozialistekin partitzen

ekonomia errealaren herritarrengandik gertuen dagoen entitatea

gainetik jarri behar du zehaztasun falta egon daitekeela

araubide horretan zeintzuk diren herritarren interesak nola defendatu daitezkeen

horietan saiatu izan gara guk ez dugu nahi hamabost

bertako interesak kaltetu egiten baldin badira nik behintzat halakorik ez dut nahi horretarako badira izenik ez dut aipatuko hainbat

kutxabank publikoa da baina publiko izate hori bertatik datorkio ez hamabost autonomia horietatik bertoko gobernuetatik eta bertoko erakundeetatik beraz nik

eskatuko nioke ganberari gure proposamenaren alde eta inondik inora ere

publikoa delako eta bere konpromezua handiagoa izan behar duelako jende asko

izugarrizko txikizioa egin izan dutelako eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak taldearen

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legeak ez direnean

dagokion moduan arautzen egin behar dena da

guk eskatu beharko genukeena da holan balitz legeak aldatzea ez legeak

horretarako pausuak nik uste dut legebiltzarrean ezinezkoa dela legebiltzarkide batek legea

ez betetzera deitzea deitu behar duguna da legea aldatzera bere kasuan kasuan kasuko

versus pribatu aipatu izan duzu kutxabank eta laboralaren arteko jarreraren ezberdintasun hori azaltzeko nahian isasi jauna nik ez dakit ondo ez dizudan ulertu edo beharbada ez duzun ondo azaldu gura izan esan gura izan duzuna beharbada txarto ulertuko nizun zeren nik uste dut ezin dela publikoa publikoa delako kutxabank esan duzun moduan zorroztasunez epaitzen duzuela baina beste aldetik laborala esate baterako adibide bat ipintzeagatik pribatua izateagatik ba ez dela horrenbesteko zorroztasuna eskatu behar gure ustetan

printzipio etiko berdinak eta lurraldearekiko atxikimenduak ere eskatu behar zaie epaitu zorroztasunez

guztiak gure printzipioak

eta guk ez dakiguna ondo da zergatik zuen kasuan kutxabanken kasuan

urtebeteko bizia izan duenean bere jatorria esan dugun moduan denean

gure sistema propioa guk egin duguna hemen egin dena hein handi batean

tinko mantendu denean beste guztien aurrean zertan oinarrituta zertan oinarrituta duzue zuok horrelako zalantza kutxabankarekiko nik uste dut horrek

azalpenik kutxen esperientzia kutxen lurraldearekiko atxikimendua kontutan izanda kutxabanakek urte betean egin duena eginda zuek urte betean

arnasa hartzen utzi ez izatea benetan

gure printzipioak isasi jauna esan dugun moduan eajren printzipioa

nahiko argumentu ditugula horrela ulertzeko

lotzen duzue moduren batean hor gelditzen da airean gelditzen da kutxabank

izan da erabili duzun berba hor gelditzen da arian lotzen duzu aipatzen duzu

eta ez zeren lortzen bada eta aipatzen baduzu sistema finantzarioaren txikizioa izan behar da zintzotasunez

jarraian aipatzeko goraipatu behar dela kutxen lana goraipatu behar dela kutxabankek egin duen lana

isasi jauna esan duzu pozten gaitu hori horrela izatea esan dezagun egon gaitezen pozik

bidea baina ez lotu kutxabanken eta kutxen irudia gure sistema finantzario propioarena ez lotu sistema finantzarioren txikizio horrekin

guretzat gustuko ez dena da lehen

konfiantza izateko eta gure legez besteko proposamena defendatu gura

nabilela denboraz eta lehen ere pasatu nazenez

guk ezin dugu zuen iniziatibaren alde bozkatu isasi jauna besteak beste

eta ez dago inongo helburu ezkuturik zergatik uste duzu traiektoria guztia aztertzen badugu kutxena

eman dituen datuak zelango zergatik izan behar du pentsatu behar dugu hori eta guri oso

onartu ahal izango duela ekimen bat esanez kutxabankek helburu ezkutuak dituela edo esatea kutxabankek ez datzala lege arrotzak bete

erdibideko zuzenketaren aldeko botoa eskatzen dugu eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea mistoak ez du hitza hartzeko asmorik
eta amaitzeko euskal talde sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamena jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita bat

berrogeita hamabi ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian

duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamasei ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da momentu honetan osoko bilkura eteten da hamabosthogeita hamarak arte eta mesedez bozeramaileei